egun on bakoitza bere eserlekuetan mesedez egun on guztioi fernando buesa eta enrique casas jaunaren omenez minutu

gogoratzen dizuet hogeita hamairu jaun andrek eskuordetu dutela gai zerrendako lehenengo puntua arartekoa bere karguaz jabetzea arartekoa erakundea sortu eta arautzen duen otsailaren hogeita zazpiko hiru barra mila bederatziehun eta laurogeita bost legearen artikuluan xedatutakoari jarraituz arartekoa

eta bere egitekoa zintzo beteko duela zin egin

jarraian izendapena dela eta eta kargu jabetze honen ondorioz mahaiko bigarren idazkariak irakurri egingo du osoko bilkurak

hartu duen akordioa euskal herriko agintaritzaren aldizkarian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

aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailea banatuta daukazue

dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpena horrenbestez irakurri gabe ekingo diogu eztabaidari aldeko txanda eta kontrako txanda daukagu hemen

beste norbaitek parte hartu nahi du aldeko txandan beste norbaitek aldeko txandan ez kontrako txandan bale

bale kortajarena andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on denoi justizia sozialaren aldeko nazioarteko eguna ospatzen zen pasa den larunbatean euskal herria bilduk egun horretan berresten zuen moduan

bete betean gaur defendatzera gatozen ongizate energetikorako

covidaren eraginagatik gure bizitza kanabasa batean bihurtu diren honetan badago

baina gure jendartearen kohesioan pitzadura zantzuak biderkatzen ari ziren aurretik ere eta pitzadura horietako bat

zailtasunak dituzten pertsonen gorakada gaur hego haize goxoa dugu kanpoan

hotz handia egiten du jende askorentzako kanpoan jaun andreok hotzetik hasi dute urtea milaka herritarrek

bizi diren herritarrak islamentu egokirik ez duten etxeetan bizi direnak

kalefaziorik eta badira badutenak baina piztu ezin dutenak gasa edo

araba bizkaia eta gipuzkoan etxebizitzarekin zerikusia duten bazterketaren inguruko adierazleen gorakada espektakularra izan da bi mila zortzitik aurrera

egokia eduki ahal izateko gastuei edo bestelako oinarrizko hornidura batzuei aurre egiteko nahikoa baliabide ekonomiko ez duten etxebizitzen kopuruak

nola aipatu zigun gizarte politiketako saileko estatistika arloko arduradun den luis sanzok justuki hori dela pobrezia datuen analisi konparatuan gure puntu beltza horrela aipatu zuen berak europarekiko konparaketan eta baita estatuarekikotan gure datuak nabarmen txarragoak direlako

argindarraren gasaren edo butano edo propano bonbonen fakturak ordaintzeko nahikoa baliabide ez dituzten familiak

bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonen kasuan neguari aurre egiteko zailtasunak dituzten hiru etxetatik bat unipertsonala da

ondoren datoz bere kargu seme alabak dituzten familiak edo guraso bakarreko familiak

eta azterketa guztiek erakusten duten moduan profilak anitzak badira ere energia ez nahikotasunari lotutako pobreziak emakume aurpegia du bereziki

ematen baitira ezintasun hauek baina arazoa haratago doa

araba bizkaia eta gipuzkoako herritarren ehuneko hogeita hiru koma zazpiak

gastu hauetan murrizketak egin behar izan zituen eta jaurlaritzaren pobrezia eta behar sozialen azken inkestaren arabera bi urte eskasetan

iristean etxean tenperatura egokia mantentzeko zailtasunak dituzten herritarren kopurua ia

iritsi arte azken datuak bi mila hemezortziak

bi mila hamalaukotik oso hurbil kokatzen gaituzte pandemiaren aurreko datuak dira guzti hauek eta pentsatzekoa da egoerak okerrera

murgiltzera goazela aurrekoa gainditu gabe arazo potolo bat dugu beraz

baina finean gurean gora doan ziurgabetasun eta prekarietate bitalaren beste aurpegi bat

eta noski ezin aipatu gabe utzi herritarren bizitza baldintza duinak

muzkin pribatuen logikan kokatzeak herritarren zaurgarritasun energetikoa areagotu eta bizitza duinerako aukera erabat konprometitzen ari dela gainera hornidura zerbitzu eta prestazio horien inguruko gure eskuduntza eta kontrolerako gaitasun falta eta estatu espainolarekiko mendekotasunak areagotu egiten du

hotza pobrezia adierazle bat da ongizate energetikoari dagokionean arrakala handitzen ari da gurean eta oinarrizko

erkidegoan eta argi dago argi dago gure babes sistema ez dela gai izaten ari erantzuteko bizitza duin eta iraunkorren aldeko gure hautu politikoaren ikuspegitik argi dugu hotza ez pasatzea eskubide bat izan beharko lukela eta konbentzimendu horretatik aurkeztu dugu eta defendatuko dugu gaur lege proposamen hau egia da urtero hotza

hilabete gutxi bizi izan dugu titular asko bete ohi dituela pobrezia energetikoaren kontuak ez pasa egiten da ordea kanpoko hotz hori titularrak desagertzen dira horiekin asmo on guzti horiek ere desagertzen dira

familia horiek hotza pasatzen jarraitzen dute eta erantzunak behar dituzte errepikatzen ari garen bezala gobernua sostengatzen duten taldeek esango digute erantzun horiek ematen direla egia da bai pobrezia energetikoaren eufemismotik artikulatzen direla egoera hauei erantzuteko politika estrategia eta neurri batzuk jaurlaritzak esaterako laurehun mila euroko partida bat du gurutze gorriari bideratzen diona azken urte hauetan kontzeptu honetan ez erakundeak berak esana du oso motz geratzen den partida dela baina bueno uste dut hori ez duela erakunde batek esan behar

autu radikala egin eta oparotasuna denon artean banatzeko politika publikoen garaia da zentzu honetan

asebetetzeak lehentasun osoa du tarteak oinarrizkoak diren horniduretarako sarbidea bermatzea pertsonen

eskuduntza baliatuz gure herria beti izan da aitzindari herritarren

ongizate gizarte zerbitzuen eskubidea etxebizitza eskubidea gutxieneko

errealitate bilakatu dira herri honetan seguru garaian hori errealista ez zela esango zuenik izango zela eta izan ziren izan ziren eskumen arazoak zeudela esan zutenak ere baina oztopoak eskubide dira orain herri honetan guk aitzindari bilakatu gintuen bide beretik jotzea proposatzen dugu lege proposamen honekin eta horrekin pertsonen ongizatean jauzi kualitatibo bat ematea baina tamalez beste behin ere konfirmatzen da bide hori

aspaldi utzi zenutela batzuek gure kideak zaindu eta babesteko burujabetza ariketa bat ere izan nahi du lege proposamen honek

ezinbestean egin beharreko ariketa dela uste baitugu baina bide hori ere tamalez utzia duzue batzuek babesa eta bizi dugun larrialdi klimatikoaren neurriko trantsizio energetiko uztartzea bilatzen du

herritarren bizitza duinak bermatzeko ezinbestekoak diren zerbitzuak ongizate komunaren logikan kokatzea eta iraunkortasunaren logikan kokatzea bilatzen du lege proposamenak baina hori ere ez da zuen interesekoa begira

jendeak politika publikoetatik erantzunak behar dituenean lidergo publikoa baliabideak pertsona guztiak babesteko

ausardia babesa iraunkortasuna komunitatea eta eraldaketa uztartzen ditu lege proposamen honek tamalez hori ez da zuen bidea eta zer bilatzen dugu lege proposamen honekin

bizkaia edo gipuzkoan bizi diren herritar guztiak kalitatezko bizitza bat izan dezaten bizitza baldintza duinak izan ditzaten

ongizate energetikoa norbanakoaren eskubide subjektibo bezala onartzea

egikaritzeko sistema publiko bat eraikitzea eta hori iraunkorraren marko batean marko energetiko batean egin ahal izatea

lehen kontua azpimagarria gure ustetan ongizate energetikoa kontzeptu berritzailea dela orain arte erabili den pobrezia energetikoaren kontzeptua gainditzera datorrena lege hau onartuko balitz ongizate energetikoa izateko eskubidea eskubide

hezkuntza edo osasuna bermatu behar dituen bezala bermatu beharko luke administrazioak ongizate energetikoa

egun egiten denarekiko beste kontzeptu nagusi bat azpimarratzekoa gure ustez oinarrizko hornidura energetikoarena

hornidura energetikoa da honek ematen baitu neurri handi batean ongizate energetikoa eta bestetik oinarrizko hornidura lortzeko ordaintzen den fakturak

lege proposamenak ongizate energetikoa bermatzeko prestazio sistemaren zutabeak ere ipintzen ditu zutabe hauek nagusiki bi ardatz ditu alde batetik

eaeko pertsona guztiek behar energetikoak asetzeko energia kopuruak izan ditzaken

horretarako adierazle anitzak garatu behar direla planteatuz etxebizitza mota kokapena biztanle kopurua

eta bestetik prestazio teknologikoak ere planteatzen dira faktura energetikoa arintzen laguntzen duten gailu eraginkorrak eskuratzeko laguntza lerroak adibidez

bada azpimarra beharreko beste kontu bat ere gure ustez ze guzti hau iraunkorra den marko energetiko batean egin ahal izatea funtsezkoa da guretzat kontua ez da soilik hornidurak asetzeko prestua prestazioak eskuragarri jartzea hori ere bada noski baina ez hori bakarrik

garrantzitsua da beste motako ekimenak edo programak abiatu eta arautzea ere ze eskubide energetikoak bermatzea

energiari lotutako ce o bi isurien handitzea ekar dezake eta klima larrialdiak ahalik eta

azpimarra batetik etxebizitza birgaitze energetikoa eta horretarako dirulaguntza ekitatiboetan

energetikoarekin faktura energetikoa erdira jaitsi daiteke eta zentzu honetan efizientzia eta eraginkortasunaren bidean sakontzen du legeak gaur egun bide horretan dauden laguntzak logika birbanatzaile batean kokatzeko helburua duelarik

autokontsumoa eta komunitate energetikoen aldeko hautua egiten da legearen bitartez faktura eta negutegi efektuko gasen murrizketarako datuen potentziala onartu eta sustatuz

legeak hauek energia hornidura mozketak izango ez dituztela bermatuz baina beitu beste gauza guztien gainetik esango genuke lege honek edo lege proposamen honek giltza izan nahi duela eta asmo horrekin aurkeztu dugula

jopuntua nolabait esateko energiaren erabilpen minimo bat

bizitza duinak bizi ahal izateko oinarrizko zerbitzu bat bermatzea eta hainbat artikuluetan hainbat zehetasun proposatzen badira ere gauza asko legearen onarpenaren osteko erregulazioari uzten zaizkio bai hainbat adierazleen definizioa bai

lehendabizi legearen funtsa onartu behar da lehendabizi eskubide berri baten

morroia ireki behar da eta hori da legearen muina morroi hori eskubideen morroi hori zabaltzea eskubideen zerraila irekitzeari ematen diozue ezetza

tramitera ez onartzearekin onartu behar dizuet jaurlaritzaren erantzuna

lege proposamenak errealista ez dela gure eskumenak gainditzen dituela eta errekurritua izango dela esaten digu jaurlaritzak

ongizateko politika publiko propio bat aplikatzea posiblea dela talde behartsuenei laguntzeko azken helbururako eraginkorra izango dena

gure proposamenak errealistak ez direla esatea klasiko bat bilakatu da legebiltzar honetan badakigu zer posible denaren marko bat inposatu nahi diguzuela eta marko hori irmo

baina herri honek kolektiboki amets eginez lan eginez eta etengabe posible denaren marko hori zabalduz iritsi da iritsi den lekura eta gu horretan konprometitua gaude eta konfesio txiki bat egingo dizuet gaur patxadaz denboraz ondo nabil

nire buruari buklean bideo bat jartzen diot eta bideo hori da telesforo de monzonek anoetan anoetako belodromoan emandako mitin batena eta

askorekin oso argi esaten zuen telesforo de monzonek zuek utopikook ekarriko duzue aldaketa eta askatasuna herri honetara eta gu konbentzitua gaude gu konbentzitua gaude guk

eta horretan jarraituko dugu gure onena emanez pero en todo caso

edukiaren konfigurazioan eta hauen betebehar eta eskubideetan eragiten duela ere esaten du jaurlaritzak merkaturatzaileen desitxuratzeko aldarrikapena egiten duela

artikulatuak hobekuntzak beharko lituzke horretan ziur gaude baina kontua da guk ezin dugula onartu gutxi batzuen irabaziak

energiarako dugun eskubidearen gainetik kokatzea ezin dugu onartu señoras y señores endesa ha ganado

eragitea ere bilatzen du dudarik gabe legeak gure eskumenak gainditzen dituela eta seguruenik errekurritua izango dela ere esaten digu jaurlaritzak

estu gainera energia gaietan ere bai energia gaietan eskuduntza eta kontrolerako gaitasun falta eta

dagokionean ikusten ari garen bezala ezaguna da kontu honekiko gure taldearen posizioa eskuduntzarik ez izatea ezin da

erabat konprometitzen duenean eta legea izapidetzara onartzeak ez du esan nahi segurtasun juridiko aldetik hobekuntzarik egin ezin zaionik tramitera onartzea besterik ez da gaur lege honen

lege proposamen honek nota guztiak ez direla

ze hori tramitazioan ere konpondu daiteke baizik eta lege honen musika ez zaizuela interesatzen eta hori da larria

ni dejan hacer eta berriz esango dizuet arazoa ez dago lege proposamen honen edukietan ze horietako asko zuzendu egin daitezke lehen esan bezala partituraren musikan musika da interesatzen ez zaizuena eta hori da benetan

baina beitu behin baino gehiagotan atril honetara ekarri dugun angela

gu ez gaude hemen aldatu ezin diren gauzak edo errealitateak onartzeko onartzen ez ditugun gauzak aldatzeko baizik eta horregatik aurkeztu dugu

bere kideak zaindu eta babesten duen euskal errepublikaren eraikuntzan

iraunkortasuna eta komunitatea eskutik joan behar dira bizitzaren jasangarritasunean oinarrituko den pertsonen eta ongizate komunaren zerbitzura

eredu berri baterako bidea egiten lagunduko diguten proposamenak eraikitzea dagokigu inoiz baino gehiago politika publikoetatik gaur

eskala humanoaren eta eskala ekologikoaren neurriko aterpe bat eraikitzea datorkigu

oinarritua eta guk horretan jarraituko dugu buru belarri zaudete

bitartean bitartean zuek segi zuen errealismoan segi hor instalatuta zuen errealismoan baina kasu esnatzen zaretenean elefanteak hor jarraituko du uztarritik

eta hotzak akabatzen eskerrik asko kortajarena andrea
aurkako txandan inork ez du parte hartu behar beraz

boto azalpenera joango gara mistoa vox bai boto azalpenen talde guztiak bai mistoa vox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

parlamentu bati eztabaida honelako gai bati buruzkoa ez da ulergarria gobernua sostengatzen duten alderdiek esaten dute

batzuetan oinarri dute bere ezetza baina hau

aipatzen dira eta beste alde batetik bono soziala ere aipatzen da

egia esan azkenengo bost urteetan bataz besteko

txirotasun energetikoa honek txirotasun energetikoak

heriotza baino gehiago erakartzen ditu urtean eta argi dago beraz bono soziala

egin dezakegu hau gerta ez dadin klaro

europako funtsen bitartez subentzionatzen ari direla megaproiektuak petronorrenak eta enpresak hain zuzen ere irabazi errekorrak izan dituztenak urte hauetan atzo bertan jakin genuen mila hirurehun

euroko irabazia izan duela iberdrolak claro

eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

no se visualizan eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

andrea sailburu jaun andreok legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi

gure botoa ezezkoa izan da honako arrazoi hauengatik lehenik eta behin ados daude jaurlaritzak emandako irizpenarekin

gehiegi loturiko eztabaida baten aurrean euzko abertzaleak legebiltzar talde moduan guk argi daukagu pobrezia energetikoa pobrezia da

eta pobreziari ez genioke abizenik edo adjektiborik ipini behar pobrezia energetikoaren atala sortu dugu larri dabiltzan herritar batzuen energian aurrezteko hautua ezagutu eta partekatzen ditugun baloreen arabera

baina balizko beste hautu batzuk ere egon daitezke ez genituzkeenak gure herritarrentzat duintasunaren aurka doazelako

pobrezia energetiko zein balizko beste edozein azpisailkapenek pobrezia izaten jarraituko lukete eta pobrezia gizarte zerbitzuetan kokatzen dugu eta horregatik irten naiz ni gure taldearen izenean botoa azalpena ematera baina

uste badugu hau soilik gizarte zerbitzuetako kontua dela zerbitzu sozialek azken sarea eskaini dezakete beti hobetu ahal izango da

ezagun baikara energiaren inguruan mundu mailan ditugun erronkez eta bide horretan eraman beharreko trantsizio energetikoarekiko aipamenik ez egitea

esaten den haritik pertsonarik zaurgarrienen gizarte babesa sustatzeko

ondorioz energia alorrak dakartzan aldaketen aurrean inor atzean ez uzteko konpromiso eta ekinbide moduan gobernuak plan estrategiko bat egitea proposatzen du testuan agertzen ez den trantsizio energetikoak eta horren bueltan inor atzean ez uzteak

eta benetan estrategikoa izango baita etorkizuneko pobrezia energetikoaren gaian

bukatzeko eta plan estrategiko eta estrategiez ari garela bitxia eta gogoangarria eh bk proposatutako legeko hogeita hamairu puntu bat artikulua euskal lege bat

ipiniz adibide ederra adibide ederra euskal errepublikaren bidean besterik gabe eskerrak eman gaur hemen ikusten ez ditudan grajales jaunari eta arrizabalaga

zein tellería jaunari partekatutako hausnarketengatik eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna gai zerrendako

egoitzetako gizarte zerbitzuetan covid hemeretziaren protokoloen eraginkortasuna eta

premiazko neurriak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda gonzález andrea zurea da hitza ekimen hau

legebiltzarkideok egun on guztioi zahartzeko modurik onena hirian bizitzea da kutsadurak

zahartzeko modurik onena gazte nahi ez izatea da

modurik onena nor bere aurkikuntzan tematzea da zahartzeko modurik onena kotxearen azken kolpea etxeko hormetako txertatua azalaren mailatua

behatoki bihurtzea da mari luz estebanen olerkiaren ostean bi berri eman nahi dizkizuet bata ona da

bere infrentzua dutenez txarra ere badakart gaur ez dago kutsaturik ez broterik

egoitzetan baina era berean ez dago gertatuaren ebaluaziorik

ezta lan baldintzen hobekuntzarik ere egoitzetan urtebete urte oso bat un año

eta prekarietatea privatización y precariedad hori da zuen eredua gobernua sostengatzen duena baina

gaur bertan gipuzkoakoak eta pasa den astean arabako pribatuen egoitzak eta beste albisteek irudia ematen digute datuek

erantzuna eskatzen digute eta erantzuna ez da besterik politika baino es necesario y urgente

ikuspegi publiko eta komunitariotik

bizirako ezinbestekoa da ezinbestekoa delako biziak diruaren gainetik egon behar dutelako beti eta emakumeok ezin dugulako

gure esker ona adierazi nahi dizugu adostasun batera iristeagatik eta zuen aportazioen bidez mozioa osatzen laguntzeagatik pp ciudadanos garrido andrea eskerrik asko

ipiñazar andrea sentitzen dugu akordiorik ez lortu izana

desberdinak dira guretzat puntu komunak izan ditzakegun arren ez da nahikoa zuen zuzenketa jasotzen dena

gobernuak egin behar duena egin jarraitzea da hau da

un ejercicio de reparación aldi galdua joan da baina denborak denbora dakar

zirkinik egin gabe erreparazio lana egin dezagun gure zaharren alde eskerrik asko

eskerrik asko gonzález andrea zuzenketak aurkeztu dituzten txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

egun on sailburuak legebiltzarkideok gai hau hainbat alditan eztabaidatu dugu legebiltzar honetan egoitzen egoera bereziki eta egoitzek dituzten arazoak esan dudan bezala hainbat alditan eztabaidatu dugu legebiltzarrean eta bueno askotan akordio zabalak posibleak izan dira beste batzuetan ez dira posible izan

adostu ditugu legebiltzarrean gai hau

tratatu dugunean egoitzen gabeziak agerian geratu dira bereziki hor zeuden batzuk ere arazo estruktural bezalakoak baina bereziki agerian geratu dira pandemiaren

eta uste dut komenigarria dela gai hau aztertzea zer gertatu den eta dagozkion neurriak bideratzea eta hor uste dugu

elkarrekin podemos y eh bildu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

legebiltzarkideok egun on bueno

ez da egoitza zentroak eztabaidagai dugun lehen aldia eta tamalez ez da azken aldia izango

carmenen testigantza bera egoitza zentro txiki baten zuzendaria zen eta berak kontatzen zigun eugenia izena zuen egoiliar baten bizipena eta nola isolamenduak

lazgarriak izan zituen bere bizitzan gaur aldiz beste testigantza bat irakurriko dut

nondik dator testigantza hau ba testigantza hau jasota dago txosten honetan poco tarde y mal mugarik gabeko medikuak

elkarteko espainiako presidentea legebiltzar

aurkeztu zuen eta hemen jasotakoen

la situación en euskadi es mejor hau ere iritzi hau ere sailburuak berak esan zuen edo adierazi zuen aurreko kontrol bilkuran otsailaren bosteko kontrol bilkuran sailburuak esan zuen

gure egoitzetan bizi izandako errealitatearen

ezagutu ditugu adibidez irailak hogeita zortzi foru ikuskaritzak

covid positibodun langile bat lanean zegoela langile nahikorik ez zegoelako bertan ere

noraezean aurkitu zituzten zer egin behar izan zuen foru ikuskaritzak ba egoiliar guztiak hartu eta zentro publiko atera azaroak hamabi beste etxebizitza komunitario batean non teorian asko jota mendekotasun ertaina artatu daitekeen

horrela jasotzen da ikuskapen aktan gainera gela batean egoiliar bat lotuta aurkitu zuten

egoiliarra lotuta jarraitzen zuen azaroak hamazazpi

bost egun beranduago egoiliarra lotuta kasu honetan

irailak azkeneko bi asteetan brote bat egoitza zentro batean hildako kopuru adierazgarria eta zer esaten du ikuskaritzak zentroa ez zegoela

eta gainera ikuskapenetan ere hitzez hitz

zati edo adibide batzuk dira zergatik eman ditut

ez ziren lehenengo olatuan gertatu bigarren olatuan gertatu ziren birusa ezagutzen genuen eta hartu beharreko neurriak ere hauek bizipen pertsonalak dira

a costa de la transparencia bizipen pertsonalak eta datuak bat etortzen dira bi elementutan

da bai erakunde politikoen erakunde sozialen eta kazetarien lanari esker gauza hauek azaleratu dira

elementua da egoera hauen aurrean administrazioak ez duela esku hartu no intervino

hori da zer gertatu zen nortzuk izan ziren protagonistak noiz gertatu zen non gertatu zen eta bereziki eta bereziki zergatik gertatu zen eta nola gertatu zen intuizioak esaten dit arazoa ez dagoela galderetan baizik eta

rodriguez jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak ipiñazar andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu legebiltzarkideok egun on denoi

legebiltzar honetan zaharren egoitzetako ereduari buruz eztabaidatuko da proposamen honen helburua ez baita gure ustez zaharren egoitzetan dagoen egoera aztertzea hasierako itxura batean emon ahal dauen moduen

bilatzea baizik norberari hobeto datorkion

gure zaharrentzako bizi kalitaterik onena gure dugule aitortuten dugunean hor behintzat ados gagozela pentsetan dut

eta eusko jaurlaritzak hiru lurraldeetako foru aldundiek eta zaharren egoitzak eurek be

egoiliarren beharrak jartzen dagoz erdigunean bere ongizatea eta bizi kalitatearen

asmoagaz eta denon aldetik denon aldetik egiten den esfortzu hori balorean jarri nahi dut

en fin esan dudan moduan hasieratik hasiko naiz zuen hasierako testuko justifikaziotik egia da orain dela ia hogei egun sartutako

egoera ordutik hona apur bat aldatu egin dela batez be txertoak ekarri daurien

dela medio gaur egun euskadin tendentzia beheranzkoa dela esan dezakegu beti ere munduko arreta eta prekauzio guztiagaz

heinean zoritxarrez pandemia honen ezaugarri bat hori delako eta ikusi dugulako edozein zirrikitutatik

eduki baina ezin dugu esan zaharren egoitzen egoera pandemiaren tendentziaren ondorio bakarrik dela zaintza kudeaketa eraginkor baten atzean hainbat elementuk hartzen baitaurie parte hau da kalitatezko zerbitzu bat aipatzen dugunean bariante asko dagoz horren ostean baita egoitza zentroen zuzendaritzak

osasun sailaren eta hiru foru aldundien arteko koordinazioa da

hasieratik osasun sistema eta gizarte zerbitzuen sistemaren artean lotura zuzena egon dela eta lotura horretan inspekzioa be

mozio honetan eusko jaurlaritzaren eta foru aldundien arteko konpetentziak nahastu egiten dira zuen hasierako testuko bueno zuen hasierako testuko azkenengo

foru aldundien konpetentziak dira eta zuok eusko jaurlaritzari eskatuten zabizie

langile erabiltzaileen familia edo zuzendaritza organo eta abarregaz baita lurralde historiko moduan be bai

osasun saila lehen laguntzarik ez dela egon behar batez ere protokolo eta kontingentzia planetarako bada eta egonda esan dudan moduan momentu oro osasun saila foru aldundiegaz lanean egon delako

eta kasu honetan jakitun zuzena naiz nire eskualdeko zaharren egoitzagaz harreman zuzena daukadalako

foru aldundiek ia astero ia astero protokoloak eta kontaktu zuzena eduki dauriela pandemiaren egoeraren arabera eta bueno testigantzak modu guztietakoak egon ahal dira inorena

beste gauza bat da zuek aipatuten duzuen alta inspección hori bada eusko jaurlaritzaren

eta bueno denbora jada kasik amaituta daukadanez bigarren txandarako utziko dut alta inspeccióneko gure ikuspuntutik kontzeptu atzo be komentatu nizun nik uste dut

kontzeptu ulermen ezberdinak daukaguzela eta

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa martínez andreak ez du hitzik hartu behar erantzunen txandara pasatuz

euskal talde popularrak bai bertatik garrido andrea

en esta materia eskerrik asko garrido andrea eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko rodriguez jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak ipiñazar andrea zurea da hitza

alta inspección delakoaren inguruan ibiliko naiz

beraz legera bertara joango naiz eusko jaurlaritzaren konpetentzia hau argi geratu daiten ze hau bada eusko jaurlaritzaren konpetentzia

laurogeita hirugarrena artikuluaren bere funtzioak aipatuten dira ez holan arina izango naiz

orduan guzti hau kontuten eukinde eta alta inspección delakoaren kontzeptua ondo definitute ikusite

esan behar dogu kasu honetan covid hemeretziaren inpaktuak ez dauela konprometitu hein handi batean zerbitzu hauenganako sarrera ze

eusko jaurlaritzaren eta hiru foru aldundien arteko konpetentziak alde batetik eta beste alde batetik kontzeptuen ezberdintzea bebai

egin beharrekoa eta argi geratu de bakotzak bere esferatik

eta gogorrak ere era egokienean zuzenduteko

sánchez andreak esan duen moduen gure zuzenketa babestuko dogu

adinekoentzako egoitza zentroak arautzen dauzen dekretua egokitzea proposatu dogu nahiz eta zuzenketa horretan gure puntue sartu

horiek garatzeko eta gizarte zerbitzuak emateko baldintza egokiak bermatzea egonkortasun sarbide baldintzak hornidura prezioa eta lehia esparru egokia eta homogeneoa beste barik eskerrik asko

espetxeetako zerbitzuen antolamendu araubide eta funtzionamenduari buruzko

inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda gordillo jauna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkariak gorrotxategi andrea zurea da hitza

espetxe eredua halako demokrazia hau da estatu baten demokraziaren osasuna neurtzeko ezinbesteko elementu bat izaten da

hau jarri izan nahi dut mahai gainean lehenik eta behin eztabaida honetan eta gauza teknikoei buruz hitz egin aurretik horrek

zerbait eta da preso dauden pertsonak erdigunean jartzea beraiek direla hain zuzen ere gure horrelako eztabaiden

hartzaile nagusiak berarengan dute efektu ondorio

eztabaidatzen ditugun kontuak beraz garrantzitsua da iruditzen zait eztabaida honetan preso dauden pertsonak erdigunean jartzea honek gaur hemen daukagun eztabaida honek transferentziaren eztabaida honek

aukera ematen digu hain zuzen ere guk presoen eskubideak izan beharko luketenak bermatzea

hemen aipatzen dudan guztia txertatzeko gure politika penitentziario propioan txertatzeko aukera ematen digu transferentziak eta hori da nik hemen

nahiko nukeen zerbait hemen aurkeztu den proposamenean esaten da eta horrekin ados gaude ona izango litzatekela gobernuak plana eratzen duenean hona ekartzea bertan guk ikus dezagun eta

aukerarik izan dezagun eta horrekin ados gaude baina iritsi zaigu proposamenak beste que que destila

izan eskubideak galtzeko espazio bat

preso eta aske egotearen artean askatasun gabetzea da zigorra eta ezin da horren gainetik

ez preso dauden pertsonei ezta ere bere familiei eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

eskerrik asko san josé andrea euzko abertzaleak

mila esker legebiltzarburu andrea egun on sailburuak eta legebiltzarkideok

en mil novecientos noventa y tres gu oso argiak gara gauza bera esaten dugu beti hemen eta madrilen hauteskundeetan eta hauteskunderik ez dagoenean ez gara nekatuko

erreklamatzeaz eta ez gara nekatuko

etortzen dizkigun eskumen guztiak izatearen alde lan

eskerrik asko eskerrik asko pérez andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa

andrea gatoz berriro gaira interes handiz entzun genuen

interpelazioa eta interes handiz jaso nuen mozioa gauza batzuk agian argituko zizkidalakoan ez nekien oso ondo gordillo jaunaren kezka ote zen transferentziaren kudeaketa gaur egungoa

akordioaren inguruko kezka bat zeukan edo behin transferentzia eginda eskumen horren garapenean eaen diseinatuko den kartzela

halako kezka bat eragiten zitzaidan jakinmina nuen baita ere nori zuzenduko zion ekimena porque egin zenean

behin edukita eskumena zertarako erabiliko zen eta mozioan ere hori ez dit argitu eusko jaurlaritzari oro har luzatzen diolako

zein zen ekarpena edo honetan ekarriko zuena eta ikusten dut nolabait mozio honen bitartez ba egiten dela informazio eskaera

edo hau konpondu ahal zen nolabait agerraldi eskaera baten bitartez horrelako

puntua gaur egungoa zein den argitzeko beraz

arrazoia edukiko zuela eta agian gordillo jauna hona etorriko zinela nolabait

zalantzak sortu nahi dituzu zertarako behar den eskumen hau zalantzan ipintzen duzu ea beharrezkoa ote den galdetzen diozu zure buruari

guk kudeatuta hobeto kudeatuko dugun edo ez eta horretarako kartzeletako funtzionario batzuen kezkak ezinegona ekartzen duzu

bidea ematen diezu logikoa da sektore hauetan nolabait halako antsietate egoera

eta logikoa da baita ere euren partetik ba ez nahi izatea ezer aldatzea edo horren inguruan exijentzia berriak ekarriko bazaizkio horren kontra egotea baina bai pentsatzen dut

badagoela espektatiba bat eskumen hau egoki kudeatuta euren bizi baldintzak hobetzeko bai dago senideen partetik espektatiba bat

batean kudeatzeko noizbehinka drama batekin aurkitzen gara kartzeletan bi mila hogei urtean sei hildako egon dira zaballan eta nik pentsatzen dut herritarrek ere nahi dutela

lekua txikitzea hirugarren sektorea operadore profesionalek zuzenbideko

arloetako profesionalek espektatiba bat daukate eskumen honen etorrerarekin gauzak hobera egingo dutela

honen kudeaketarekin transferentzia egin ostean anbiziosoak gara egia da espektatibak dauzkagulako independentistok pentsatzen dugu

zigor sistema ere gure esku hartu behar dugula kudeatu

ezin dugu utzi botere arlo hori bete gabe ez da sektore erosoena ez da berri onak ekartzen duen arlo bat

presoen errealitateari begietara begiratu nahi diogu eta presoen zaintza sistema bat sortu eta eraiki nahi dugu kartzelan dauden bitartean eta baita ere kartzelatik ateratzen direnerako etorkizun duin bat eman nahi diegulako presoei kezkatzen gaitu presoen egoerak preso guztien egoerak euskal jatorria duen preso guztiak euskal herriko kartzeletan egon edo estatuaren beste muturrean dagoen

presoak guztiek dute hemen egoteko eskubidea

euren inguru familiarrean guztiek dute eskumen honetaz onura hartzeko eskubidea he mencionado y lo

egin dituela etxeko lanak egin ditugu orain dela bi urte txosten bat kaleratu genuelako ehun neurri eaen espetxe arloko eskumena kudeatzeko ehun neurri berrogeita hamabost

ondo daude balioan ipini nahi ditut baina oraindik esaten dudan moduan asko dago egiteko eskumena ekarri aurretik eta nola ez

ostean lagundu nahi dugu eskumen hau egoki jasotzen

diseinatzen eta baita ere aurrerago egoki kudeatzen ez dugu inolaz ere makilak sartuko gurpiletan eh bilduk ez du atzamarra sartuko inoren begietan eskumen honen

guztien mesedetan batez ere kartzelatik sekula askatasuna berreskuratu ezin izan zuten preso horiek gogoan

sekula bueltatu ez ziren senide guzti horiek

erdibideko hori ixteko behar den bezala ixteko